aldez aurreko gaia mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua kultura auzolanean proiektuari buruz

hamairuko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen euskal sozialistak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa

bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamalau bai

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua

proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburuok

legearen eraldaketa proposatzen duen lege proiektua hain zuzen ere en primer lugar quiero

hauteskunde prozesu garbi eta argiak bideratzea berdintasuna eta neutraltasuna ziurtatzea diru gastuak bizi dugun

andrea mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere zuzenketak

aurkako txandan nork hartu nahi du parte alderdi sozialistak alderdi popularrak euskal talde popularrak dauka

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok egia esan maneiro jaunaren osoko zuzenketa lehenengoz ikusi nuenean errakuntzaren bat zela pentsatu nuen
bere zuzenketak esaten zituen apurrek ez baitzuten zerikusi handirik lege proiektuarekin

ez du legeak ezartzen duenagatik kritikarik egiten entzun dugunez bere ustez esan behar zuena eta esaten ez duenagatik baizik bere kontrako jarreraren arrazoiak

baina ondo aztertuta ez zen errakuntza bat bere taldearen ohiko

guztiak zerrendatu eta osoko zuzenketa eginda dago berdin balio du lege proiektu honetarako zein moziorako zein interpelaziorako zein beste legez besteko proposamenetarako ares jaunak esan duen bezala aurreko legealdiaren amaiera aldera

legearen aldaketarako lege proiektua aurkeztu zuen orduko jaurlaritzak orokorrean ez zuen diferentzia handirik gaurko honekin

aurkeztu ez dakit garai hartan maneiro jaunak ez zituen oraindik beharrezkoak ikusten gaur planteatzen dituenak azken fenomeno elektoral batzuk eta upydren emaitzengan izan duen eragin negatiboak bere kruzada

osoko zuzenketaren ustez lege proiektuak beste neurri zabalago batzuk barneratu beharko lituzke hain zuzen gizartearen partaidetza areagotzeko politikarengan herritarren kontrola gehitzeko erregenerazio demokratikoa bultzatzeko eta abar baina guzti hauetatik

azkena bozkaren berdintasuna bermatzea litzateke hauteskunde lege baten helburu edo asuntoa hauxe da bozka berdintasunaren bermea

berauek zerikusia handiagoa dute momentu honetan tramitean edo aprobatuta dauden beste ekimen batzuekin legebiltzar honetan hain zuzen horrela gardentasuna eta herritarren partaidetza

eta baita bi mila hamairu barra hemeretzi legeak berak ere tratatzen ditu zuzenketak planteatzen dituenak beraz ez dute hauteskunde lege berri baten beharrik beste esparru bat behar dute eta horrela osoko zuzenketa aurkezteaz gain gero beste hogeita bederatzi zuzenketa partzial aurkezten dira

eta bai lege proiektuaren oinarrietara jotzen dutenak ez dirudi berez

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen parte hartu nahi du norbaitek sémper jauna zuk parte hartu behar duzu ez

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu

ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai

ondorioz ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzara eta amaitzeko boto azalpena

abstentziora jo du ez gatoz guztiz bat bertan planteatzen diren hainbat punturekin izan ere bat gatoz

lege honetaz berataz hitz egiten azpimarratu beharra daukat mugatuta aurkitu izan garela gauza askotan loreg gatik eta horrela berezitasun asko ezin izan ditugu sartu mugakuntza horretatik

guk ere gauza bera ikusi dugu gobernuak ekarri duen lege proiektuarekin baina hasieran gaude espero dezagun intxaurragak esandako hitzak tramitazioaren bukaeran esan behar ez izatea

aukera dugu horri buelta emateko aukera dugu gure lege propioa egiteko

aurkeztu dituen zuzenketak ildo horretatik doaz eta lege

lege proiektu honek ere horretarako izan behar du gaur egungo errealitate politiko eta sozialera egokitzeko horietako puntu funtsezko bat gure ikuspuntutik euskara da euskararen trataera

hauteskundeetan hain zuzen ere ikusi besterik ez dago herritar batek egindako alegazio bat non euskarazko eta gaztelaniazko testua

ezberdinak ziren eta bertsio zuzena gaztelerazkoa zen ikusi besterik ez dago ere

aukeratzeko batxilergoko edo horren pareko titulazioa eskatzen dela baina ez dela euskarazko ezagutza bera ere eskatzen ildo honetan eh bilduk zuzenketak egin ditu edo ikusi besterik ez dago ez dela ezer aipatzen lehendakarigaiek euskaran izan behar duten ala ez lege hau gaur eguneko egoera politiko eta sozialera egokitu beharra dagoela esan dut hasieran hemen ere gaur egungo egoerara egokitu beharko dugu horregatik zuzenketak jarri ditugu zentzu honetan lehendakarigai guztiek

bi hizkuntza ofizialak ezagutzea hauteskundeak egingo diren momentuan planteatzen dugu

lurralde bakoitzaren euskalduntze tasa errespetatzea eskatzen dugu zorretan gaude gure gizartearekin herritarrek aurrerapauso asko eman dituzte politikan aritzen garenok ere euskal herriarekiko eta gure hizkuntzarekiko konpromisoa hartu eta garatu beharrean aurkitzen gara momentua beste elementu garrantzitsu bat hauta ezintasuna da hemen

besteak beste korrupzioari lehen hitz egin da eta ponentzian ere honetaz hitz egin beharko dugu

mugagabekoa da korrupzioaren aurrean sistema demokratiko batek bereak eta bi jarri behar ditu korrupzio politikoaren aurka jokatzeko horietako bat

aurkezten duena kohetxoarengatik influentzia trafikoengatik fondo publikoak bidegabe

iruzurrengatik edo oro har korrupzioagatik kondenatuta daudenak ezingo dute hauteskunde zerrendatan joan inolaz ere herritarrek argi izan behar dute kontrola badagoela eta beraiei dagokiela politikaren kontrola egitea hauta ezintasun esparruan euskal herria bilduk argi du legebiltzarkideak herritarrek emandako konfidantza buru

legebiltzar honen funtzio nagusiak gobernuaren kontrola eta bultzada buru belarri bete beharko dituzte legebiltzarkideek beren eginkizuna hemen dago eta hemen egon beharko du aurrerantzean bestalde emakume eta gizonen arteko berdintasuna lege proiektuan

emakumeen aldeko zenbait ekintza positibo jaso dira hala nola hauteskunde

arrazoi gehiago zehaztuz haurdunaldian aurrera eginda eta edoskitzaroan egotea hau

eta zerrendako ehuneko berrogeita hamarean emakumeak eta ehuneko berrogeita hamarean gizonezkoak izan behar direlarik lortzeko dagoena zera da gure artean esaten dugun bezala kremaiera egitea diruetaz ere

lege proiektuak lehen xedapen iraunkorrak krisi ekonomikoa dela eta hauteskunde garaian egin dezaketen gastuari murrizketa nabarmena jarri die hautagaitzei bigarren xedapen iraunkorrak berriz

boto kopuruaren jarlekuen eta hauteskunde barrutiaren arabera eman beharreko diru laguntzak izoztea proposatu du eta beste horrenbeste egiten du hauteskundeei buruzko publizitatea eta propaganda bidaltzeko diru laguntzari dagokionez gu bat gatoz honekin baina gauza bera planteatzen dugu guk isunekiko lege proiektuak igoerak aurrikusten ditu isunetan ez da bakarrik

eurotara pasatzea gaur egungo egoera ekonomikora egokitzea baizik horixe da euskal herria bilduk egin duena bere zuzenketen bidez

badira beste gai batzuk non zuzenketak aurkeztu ditugun hala nola gobernuaren kanpaina instituzionala kontrolatzeko mekanismoak politika

egitea lehendakari gaiekin testuen egokitzapena eta abar azken finean lege honek

eta alde politikoak denon artean edo denoi tokatuko zaigu hain zuzen ez bakarrik alde teknikoak aldatzea baizik eta alde politikoak ere

agirrezabala jauna gai zerrendako bigarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eaen gaur egun dagoen desarmonizazio fiskalari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi

eztabaidagai jarri du legebiltzar honetan gure taldeak behin eta berriro esan du zerga politika funtsezko lanabesa dela politika publikoak

gizarteak behar dituen zerbitzuak emateko eta gure herriaren garapenean funtsezko diren politika publikoak

hori izan da hori da eta hori izango da gure abiapuntua zerga politikaz hitz egin behar dugunean zerga politika definitu behar dugunean

ezartzeko horretarako bai bide lagun izan gaitezke guretzat erakundeen zutabe nagusienetakoa da fiskalitatea herritar orori estaldura soziala bermatzeaz gain berdintasun eskubidea bermatzeko

nahi dugun herria aurrera eramateko baina hau tamalez ez da hemen planteatzen den eztabaida askok ez dute horretaz eztabaidatu nahi zerga politikaz hitz egitea formetan geratzea nahiago dute edukietan sartzea baino hor dagoelako koska hain zuzen ere alegia

ekitatea justizia soziala eta elkartasuna kontutan izan diren ez maneiro jaunak bere mozioko lehen zatian planteatzen duena herri honetan oraindik itxi gabeko eztabaida da eta ez dago ixteko bidean maneiro jauna

zerga politikaren inguruko eztabaida moztu nahi izan dutelako gipuzkoan irekitako bide berria geldiarazi nahi izan dutelako eta horretan dihardute

zergen inguruko eztabaida gizarte eztabaidatik atera nahi izan dute baina egia esanda maneiro jauna zure proposamena irakurrita ere ematen du zuk idatzitako lehen zatia berez sarrera soiltzat hartzen duzula literatura esango nuke eta ez benetan zuk proposamen honekin jarraitzen duzuna bigarren zatiari dagokiola ni berriz ere

zein da kezka zerga sistema progresiboagoa justuagoa

hori da bilatzen duzuna ala aldiz berriz ere formetan geratzen zara zerga sistema progresiboagoa justuagoa

lortzeko argia da bidea jada gipuzkoak hasi egin izan zuena gehien duenak gehiago ordaintzeko zergen guztien zirrikituak ezabatuz eta bide honetan urrats garrantzitsu bat eman zen

aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga araua erabat legala da

eta aberastasunaren zergapetzeaz mundu mailako hausnarketa berriekin guztiz bat egiten duen zerga da gero eta gehiago dira

ahotsak politikaren aldetik gizarte eragileen aldetik eta bereziki ekonomia aldetik baina herri honetan batzuk gor omen daude edo hobe esanda gor daude borondatez

gaurko honetan ematen du formetan geratzen zarela maneiro jauna hemen badakigu denok zer pentsatzen dugun bakoitzak

zerga sistemaren inguruan eta zuk hori badakizu orduan zein da planteamendua kontraerreformak uniformetasunaren bidez inolako koordinazio edo armonizazio printzipioari eutsi gabe egin izan ez duena egitea hori al da zure planteamendua gaur hemen kontraerreformaren ondorioak hor daude oraindik hainbat eta hainbat gai zuzendu behar izan dira ogasunen antolakuntza kontutan hartuz beste hainbat gai moldatu behar izan dira eta askotan

kontraerreformarako paktuak saioa egin du bai baina porrota izan da

duten alderdientzako lan zikina egiten ari zarela ematen du

oraindik konponbidean dagoenean honetarako ez gaituzu
bidelagun izango eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on legebiltzarkideok egun on

egun on guztioi maneiro zuk esandako zure interbentziotik gauza bategaz bakarrik nator bat

ulertzeko gatza da eta formulan planteatzen duzu legebiltzarraren interbentzioa hori

pinedo anderea lehenengo egun baten zure

zaitudanean eta entzuten dudanean zuen

beti ikusten dut azkenean diskurtso berbera egiten duzula

zuek zuena bota eta diskurtso berbera egiten duzue

harira joan gaitezen zure ekimenean planteatzen duzun kontuan

guk indarrean dagoen esparru juridikoa errespetatuz gai honetan hobesten duguna da adostasun politikoaren bidea prieto jaunak

oraintxe hemen legebiltzarrean ikusi izan dugun

garrantzitsu eta zabal bat horren bidea irekita dago bide horretatik hainbat zerga arau aldatu ziren

lortu ahal izateko eta gero behin akordio politikoa lortuta egon

han eztabaidatu eta onartzeko lehen

desarmonizazioa dagoenik zer da armonizazioa zuk zure zuzenketan planteatzen

horretan aztertu behar duguna da harmonizazio kontzeptuan hiru maila ezberdin daudela bata europar batasunagaz eduki beharko genukeena europa kontestuan armonizazio fiskalak instrumental hutsa dauka beste bat estatuagaz izan beharko genukeena itun ekonomikoan araututa dagoena eta hirugarren bat lurralde historikoa erkidegoan txertatzearen ondorioz etorriko

mantendu beharko genukeena garrantzitsua da hori esatea tributu sistemak armonizatzeak

esan gura inondik inora ere sistema bakoitzean lurralde bakoitzean daudenak berdinak izan behar direnik

con una presión fiscal global equivalente eta horretan kontzeptu hori ere aztertu beharko genuke

global equivalente zer da presión fiscal eta zer esangura duen global izateak klaro planteatzen dugunean zerbait gutxiengo fundamentazio bat eduki beharko luke arrazoizkoa dena

ekonomian adituak aipatu izan duzu zuk zure partehartzean

botere publikoek herritarrei diru bilketaren bitartez ezarritako ahalegin ekonomikoari bai

esate baterako gizarte segurantza edo langabezia

zerga presio hori neurtzeko ahalegin ekonomiko horrek bi faktore ezberdin ditu jatorrian bata zerga

arau multzoak eta beste bat sistema horren kudeaketa eta aplikazioak

bi zerga arau berdinak izateak baliokideak ez diren presio fiskalak ezartzea eta beste alde batetik alderantziz arau gisa oso

presio fiskal baliokideak lortzea global hitzari jotzen badugu ulertu behar dugu presio fiskala zerga sistema osoak sortutakoa dela eta ez zerga bakarra edo bakar batzuk

hortaz esan genezakeena da zerga arau desberdinak izateak ez daukala zertan esan derrigorrez lurralde historikoetako presio fiskal

ez direnik eta eusko legebiltzarrean eskuhartzea armonizatzailea oinarritzeko beharrezkoa izango litzateke ezer baino lehen

beste alde batetik sailburuak ere bere interpelazioan aipatu

diru nahikotasuna izatea gastu publikoari erantzun ahal izateko eta

ehuneko bataren bueltan diru bilketa osoan eta zentzu

egongo legebiltzarraren interbentzioa

esparru juridikoa ahalmen arautzaileak errespetatzen doguz eta akordio politikoa

apustua erakundeen eskumenen errespetua neurri traumatikoak ekiditea

horregatik praktikan legean indarrean egondako urteetan inoiz ez da beharrezkoa izan legebiltzarrak eskuhartzea oro har ondo funtzionatu daualako eta arrakasta izan daualako egia bada ere zenbait arau

entzute eta ezagupen handiagoa izan dutela

urte luze eta emankorretan sistema osoak izan dauan funtzionamendu normal eta egokiak baino señor damborenea

pinedo andrea progresiboa ekitatiboa birbanatzailea eta justizia soziala babesteko balio duena

da orain akordio politiko zabal eta garrantzitsu honen ondorioz indarrean dagoen zerga sistema

printzipio horrek akordio horren hasierako parrafoetan dagoz

indarrean dagoz eta geure zutabe doguz zerga sistema egiterakoan ez zalantzarik izan eskerrik asko
eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

los problemas de la ciudadanía eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko damborenea zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

berriz ere egun on maneiro jauna badirudi gaur ez duzula askorik lortuko puntu honetan nik zuk egindako hasierako azalpenetan hainbat esaldi apuntatu ditut deigarriak iruditu zaizkidalako

beste batzuek mentzioa egin diola jada baina nik jakinean beste ikuspuntu bat daukat

uniformizados eta erreforma fiskala ba beste modu batetik

disimulatzen duzue ez posizionatzea baten alde bestearen kontra gaur hemen eta beste

ditugun beste hainbat eztabaidatan berdin berdin egin duzue

hartu bada ezpada lau barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi legea

eskerrik asko pinedo andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

lo que he dicho nik esan dudana pinedo andrea da gaurko eztabaida ez zela

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren mozioa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka bat bai hirurogeita bederatzi ez

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena lanbide arteko gutxieneko soldata duintzeari buruz

proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den belén arrondo andreak dauka hitza

guztioi aurtengo apirilean erroldatutako legezbesteko proposamena

gaurko osoko bilkura da bere eztabaidarako egia esan hilabete batzuk pasa dira baina zoritxarrez hein handi batean behintzat bertan esaten dena
egungo errealitatearekin bat egiten du bai isiltasuna mesedez

azken urteetan langileen soldaten aurka erasoaldia bortitza izaten ari da oso politika horien artean bi mila hamalauean lanbide arteko gutxieneko soldata berriro ere izoztearen autua hartu du madrilgo gobernuak laster hurrengo hilabetean bi mila hamabosterako erabakia hartuko du berriro ere espainiako gobernuak

bai langileentzat eta bai bere familiarentzat duintasunez bizitzeko errenta nahiko bermatu behar zuena egun langileen prekarizazioa eta pobretze sistematikoa gauzatzeko elementu bihurtu da horrela

erosteko ahalmena gutxienez bost koma zazpi puntu jaitsi da eta langile pobreak etengabe sortzen ari dira gutxieneko soldata oso oso prekarioa izan harren hainbat enpresarik ala ere ez dute betetzen eta gainera euren jardueretan esplotazioa

gertatzen dira horrez gain soldata hori zenbait laguntzaren diru kopurua ezartzeko oinarria da gurean diru sarrerak bermatzeko errentarena aipatu behar da europako gutun sozialak ezarritako irizpideak gurena aplikatuko bagenitu hego euskal herrian

eurokoa litzatekeela alegia daukaguna bikoiztuko luke gaur egun

berrogeita bost eurorekin ez dago bizitza duin bat izateko eta horregatik ez da harritzekoa pobrezian dauden pertsonak edo pobrezia arriskuan daudenak etengabe

gehiago izatea seiehun eta berrogeita bost euro jaso eta horrekin etxebizitza argia gasa jana eta abar ordaindu behar dutenak pobreziara kondenatuta daude kondenatzen dituzte hilabete honetan bertan ezagutu ditugu

egindakoa bata zein bestean egoeraren larritasuna argi azaltzen da milaka pertsonek jasaten duten egoera aurretik aipaturiko politiken ondorio zuzena da ia euskaldun erdiak

pobrezian eta bazterkerian erortzeko arriskuan daude ehun eta hogeita zazpi mila pertsona pobrezian bizi dira

bizitza duina izatea emakumeak dira egoera larriena pairatzen ari direnak azken urteetan arrisku larria daudenen ehunekoa asko handitu da eta horren aurrean

argi dago gaur egun egiten ari dena ez dela bidea argi dago estatu espainiarrean azken urte hauetan eraso eta orokor bat gertatzen ari dela barne debaluazioa lortzeko hau da langileen pobretze eta prekarizatze orokorra izateko

lan erreformak izan dira den denak gobernu ezberdinek

eta helburu hori eskuratzeko ezinbesteko elementua izan da eta bada gutxieneko soldata bidegabe eta ez duina izatea eta mantentzea izan ere gaur egun aplikatzen ari diren politika

herritar gehienak pobretzea eragiten dute eta gutxiengo bat aberastea dakarte egoera honek okerrera egingo luke

europar batasuna eta ameriketako estatu batuak negoziatzen ari diren merkataritza libreko hitzarmenarekin merkatuek pertsonen

prekarietatea pobrezia babes gabezia eskubide murriztuak

enplegua eta migrazio derrigortuak dira besteak beste sistema ekonomiko bidegabe baten ondorioak eta desberdintasunak esan bezala

zer egitea proposatzen dugu zer egitea proposatzen dugu orain arte egindakoaren kontrako politikei ateak proposatzen dugu egoera honetara ekarri gaituzten politikak alboratu eta benetan gehien behar dutenei erantzungo dien neurriak

pobreziari eta prekarizazioari benetan aurre egingo dieten neurriak indarrean ipintzea proposatzen dugu eta beste gauza bat

propioa egitea aldarrikatzen dugu gure eredu sozio ekonomikoari eta errealitate ezberdinari egokituriko bidea

guk geure politika publikoak eratzeko aukera izatea bide hori egiten hasteko beste batzuen artean ondorengo neurriak

eskari hauek egingo genizkioke jaurlaritzari lehenengoa lanbide arteko gutxiengo soldataren izozteak errefusatu

eta azken bost urtetako galerak berreskuratu ditzala proposamen hauek azken puntuan proposatzen dugunarekin

bateratzeko bidea has dezala egiten eaen gutxienez mila ehun euroko soldata indarrean ipintzeko

eraginkorrak eman ditzala esan duguna guk egin dezagun gure bidea gure errealitateari erantzuteko eurostatetek egindako europar batasuneko gutxieneko soldaten zerrendan

erresuma batua mila ehun eta laurogeita bederatzi luxemburgo mila zortziehun eta hirurogeita hamalau alemaniak aurten onartu du beste sistema baten bidez

espainia zazpiehun eta berrogeita hamabi euro

hamalau ordainsariak kontutan hartuta erraza da ikustea non gauden kokatuta euskal herriko biztanleak eta zein baldintzatan

eta ez da bidezkoa ez du zerikusirik gure errealitatearekin gure proposamenekin egoera hori aldatu nahi dugu aldatzen nahi dugu bigarren proposamena enpresetan lanbide arteko gutxieneko soldataren betetze maila iker dezala

eta ordaintzen ez duten enpresarien zerrenda publikoa egin dezala eta enpresari horiekin harremanak eten ditzala hau ez da gure asmakizun bat dakizuen bezala ez da gure azkeneko proposamen bat hori

orain dela ez hainbeste hilabete gobernuak onartutako proposamena izan zen eta esaten zuen

hartutako erabaki bat pentsatzen dut bat etorriko garela esaterakoan seiehun eta berrogeita bost eurorekin ezinezkoa dela gaur egun duin

herrian eta gaur egun jakin badakigu hainbat lanpostuetan esan dudan bezala prekarietatea eta kontratu lotsagarriak daudela indarrean eta ezinbestekoa da gutxienez araututa dagoena nahiz eta miseri bat izan bainan araututa dagoena betetzea

eskari hori egiten dugu hirugarren proposamena diru sarrerak bermatzeko errenta berehala igo dezala kontsumo

eta garrantzitsuagoa dena azken urteetan pilatutako galerak gure ikuspuntutik edo gure kalkuluen arabera ehuneko hamara gutxi gorabehera

bermatzeko errentak lotura zuzena dauka lanbide arteko gutxieneko soldatekin are eta lotsagarriagoa da oraindik orain dela hiru urte

hartutako erabakia hau da ehuneko zazpian murriztea oraindik indarrean egotea gure lurraldean

oso kezkatuta pobrezien inkestak ateratzen direnean eta publikoki hitz egiten dugunean

proposamen horiek edo aukerak beste neurri batzuk hartzeko

baditugu kamara honetan badu gobernuak eta proposamen honek aurrekontuekin lotura zuzena duelako ere ba proposatzen dugu kantitate diru bat

diru sarrera bermatzeko errentak dagokion igoera bermatzeko beraz hemen duzue aukera baita ere konpromiso horiek

eta argiak azken batean pobreziarekin prekarietatearekin eta injustiziekin amaitzeko neurriak hartu behar dira ez da nahiko

guk gaur proposatzen duguna gure errealitatetik abiatuta gure herrian bizi diren pertsona guztiei bizi duina

beste bide batzuk jorratzea eta zabaltzea eta azken batean gure babes sozialeko sistema indartzea gutxieneko soldata zeharo hobetzea ekiditeko lanean dagoen edonor pobrea izan dadin edota

gehitzea dira beste neurri batzuen artean babes soziala indartzeko moduak hori da gure proposamena uste dugu posible dela zehatzak direla eta beste politika batzuk eta beste bide batzuk

momentua heldu dela eta gure aldetik ausartak izatea eta betikoa egin beharrean eta egoera honetara ekarri gaituzten politiketan

lerrokatu gabe eskatuko genizueke beste pauso batzuk emateko ausardia izatea eta ikustea

bizi baldintzak eskerrik asko arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten

eskerrik asko itxaso jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza